egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu eta emakumeen kontrako

adierazpenarekin hasiko dugu eusko legebiltzarrak biziki eta erabat gaitzesten du

emakumeen aurkako indarkeriaren ustezko beste gertakari baten biktima izan dena legebiltzarrak bere laguntza eta dolumina agertzen die

har ditzatela konpromiso pertsonal eta kolektiboak emakumeen eta gizonen berdintasunaren alde era berean

hura erauzteko erantzukizuna dugunez eskatzen diogu plan integralak gara ditzagun emakumeen aurkako indarkeria behin betiko desagerrarazteko behar diren

halako moldez non ez den emakumeen aurkako indarkeriazko beste egintzarik izango

eraman duena bezalako erailketarik jarraian

gai zerrendako lehenengo puntua emakumeen eta gizonen berdintasunerako legearen bigarren aldaketa egiteko lege proiektuari aurkeztutako osoko zuzenketa eztabaida eta botazioa

talde mistoaren ordezkariak dauka hitza bere osoko zuzenketa aldezteko ez du hitzik hartu behar beraz

bozketarik ez dago ze bertan behera geratzen delako ez du defendatu beraz bertan behera geratzen da

gai zerrendako bigarren puntua mozioa mikel otero gabirondo eh bildu taldeko legebiltzarkideak aurkeztua energia horniduraren prezioen gorakadak eragiten dituen

ebazpena talde proposatzailearen txanda otero jauna zurea da hitza ekimena aurkezteko eta defendatzeko

bai egun on guztioi eskerrik asko mahaiburu andrea egun on guztioi tapia andrea egun on baita ere

gaur elektrizitatearen prezioarekin gertatzen ari denaren inguruan lapurreta eta espolio bat barne eta energiaren egoera nahasiaz hitz egitera gatoz hainbat proposamenekin aurretik utzidazue urteurren bat ospatzen zeren seguruena asko ez zarete gogoratuko baina gaur egiten dira hamar urte

euskal energia autohornidurarako deskubrimendu magiko bat egin zutela iragarriz

egingo zena eta abar urtebeteren bueltan ba ia hamabost mila pertsona zeuden gasteizko kaleetan eta beste urte baten bueltan

hemen lege bat aurkeztu zen herri ekimen legegile bezala eta bueno frackingaren amaiera nik uste dut herritarren bultzadaz etorri zela eta

ohorea eta gustua izan nuen neurrian ba nik uste dut hamargarrena urteurrena ospatzeko modukoa dela

mozioak egiten direnean ba azkenean interpelazioetan egiten diren argudio berdinak eta erabiltzen direla baina nik uste dut

ze azken bi asteetan eta astero astero ia egunero albiste nagusiak izaten ari gara

gobernuaren neurrien inguruan eta guztion adierazpenen inguruan esaten da eltzea

frogatzen dela eta nik uste dut energiaren prezioen gorakadak alarma guztiak piztu dituela eta bai kontsumitzaileen egoera

guztiena bai industriarena eta hasiak gara geldialdiak ikusten eta bai joera ekonomiko orokorra kolpatzen ari dela gaur egun daukagun egoerak

madrilgo kongresuan eztabaidatzen ari den prezioen gorakadei eusteko egindako dekretuak sutea sutea handia piztu du

neurri zehatz batek hau da elektrika handien irabazi

gerra bat piztu duela eta elektrika handiek

inkluso galán bera kapitain orokorra izan dutelarik gerra honetan mehatxua

joko zikina erabili dute argi utzirik beraien etekinak beste ezeren gainetik egongo direla eta egoera horri

frogatzen direla eta iruditzen zait baita ere euzko alderdi jeltzaleak aukeraketa bat egin duela noren alde dagoen gerra

baina honek bai herritarrak eta baita esango nuke neurri batean industriak atzean uztea suposatzen du gero jarraituko dut honekin aurretik

tapia andreak gobernu kontseiluaren ostean esan zuen gobernua ez dela geratuko ezer egin gabe noski baina niri gaur

duten alderdien partetik uste dut alde propositiboan gabezi nabarmen bat uzten digula

proposamen zehatzak ekarri ditugu interpelazioan iragarri genuen bezala eta podemosekin

dugu eta eskerrak eman nahi dizkiogu erraza izan da besteekin eaj eta pserekin ez da erdibidekorik egon proposamenik ez

harritzekoa izan daiteke proposamenik ez ekartzea edo ez ze zera ppko kide berri den

es lógico que estemos en estas no guk proposamenak hiru norabidetan ekarri ditugu bat prezioen zorabioari begira

jartzen gara hori azkenerako utziko dut beste bat trantsizio energetikoari begira

eta beste bat bai eta gure eskumenen baitan sartzen dena ongizate energetikoari begira edo nahi baduzue pobrezia energetikoari begira

esan bezala bat bateko efektua ez dute izango baina epe ertainean efektu garrantzitsua izan dezakete

autokontsumoari bultzada bat eskatzen diogu jaurlaritzari jendeari oro har bultzada hori eman baina baita ere

enpresenganako lanketa berezitu bat egitea ezta eskatzen dugu baita ere administrazioaren

behingoz martxan jarri dadila ze ez dugu ulertzen nola oraindik jasangarritasun energetikoaren legean adostutako kontuak ez dauden onartua ehun milioi euroko funts hori eta uste dugu baita ere egoera ikusita

epe ertainean eta hori behintzat aztertu beharko litzateke zehatza da egingarria da eta

zergatik ezetz esango diguzuen gaur hori baldin bada zuen posizioa ongizate energetikoari begirako proposamenak bi dira bat ongizate

eta bitartean urgentziazko neurri bezala energiari lotutako pobrezia leuntzeko neurriak

indartu behar direla eta hau pixka bat gehiago azaldu nahi dut legebiltzar honetan euskal herria bilduren ekimenez energiarekin lotutako pobreziari buruz luze eztabaidatzeko aukera izan dugu

sozialaren pitzadura nabarmena dela pobrezia energetikoarena eta datuetan argiak dira etxebizitzarekin zerikusia duen bazterketaren inguruko adierazleen gorakada

tartean indikadoreen tartean gora egin du bere etxeetan tenperatura egokia eduki ahal izateko gastuei aurre egiteko nahiko baliabide ez dutenen kopuruak

pertsonen pribazioa bizipen batez hitz egiten ari gara eta bestetik pobrezia datuen analisi konparatuan gure puntu beltzetako bat da hau

pandemiak datu hauek ez dituela hobetu dirudi

eta argindarraren prezioaren igoerarekin zer esanik ez zaurgarritasuna zabaltzen ari da eta oinarrizko hornidurei aurre egiteko gaitasuna edo gaitasun eza desberdintasun iturri bilakatu da eta gure babes sistema ez da gai izaten ari egoerari erantzuteko eta hemen ez dago eskumen faltarik

oinarrizko hornidurak bermatuak izatea eskubide bat izan beharko luke eta konbentzimendu horretatik aurkeztu genuen orain hilabete batzuk eztabaidatu genuen ongizate energetikoaren eskubidearen legearen proposamena

eskubide subjektibo berri bat bilakatu nahi zuena ongizate edo minimo energetiko batzuk izatea zuen ezezkoa jaso genuen baina guk uste dugu

beharra berresten duela eta horregatik proposatu dugu ere gaurko mozioan baina ongizate energetikorako eskubide subjektibo hori diseinatu eta martxan jartzen den bitartean ere errenten transferentzietan zentratutako neurrietan badago zereginik edo eztabaida hau ere izan dugu legebiltzar honetan orain baino lehen eta multzo honetan euskal autonomia erkidegoan daukagun erreminta nagusienak gizarte larrialdietarako laguntzak dira aes eta ia bakarrak hori eta

dagokion partida txikia eta igual ondo dago gogoratzea

bi mila hamabostean legebiltzarrean lortutako akordio bati esker gizarte

pobrezia energetikoa berariazko gastu bezala aurreikusteko eta harrezkeroztik

ezarritako gehienezko zenbatekoa urteko bederatziehun eurotan izoztua geratu da eta begira prezioen bilakaera

etxebizitzarako prestazio osagarriaren zenbatekoak ere urteak eman ditu eguneratu gabe eta gainera

diru sarrerak bermatzeko errentaren zenbatekoen murrizketak ere hor ditugu

murrizten du eta horregatik horregatik argi luzeak jarrita

motzean eaen dauzkagun erreminta horiek errealitatera beharretara egokitzea ezinbesteko

gaia legebiltzar honetara ekarri denean gobernua sostengatzen duten taldeek horrelako ekimenen beharrik ez zegoela esan izan digute errealitatea hain potoloa denean

eta prezioen igoerak kontrolik gabeko hau bizitzen ari diren herritarren egoera

ez esango diozuela dirudi eta agian okerrena ez da bakarrik gure proposamenei ez esango diezuela baizik eta atzo tapiaren balorazioan eta iragartzen diren neurri guztien artean ez zegoela bat bera ere kontsumitzaile zaurgarriei begira erabat alboratua dago kontua

europar batzordeak europar komisioak esan zuen energiaren

laguntzak eman behar zirela hemen duzue aukera gaur hori onartzeko eta azkenik nahiz eta gure eskumena izan uste dut garrantzitsua dela

ze esan bezala oraintxe bertan badaude badago neurri bat eztabaidatzen ari dena eta da dekretua eta horren barruan hainbat neurri

oraindik gehiago egin zatekeela baina madrilen gobernuak hartutako neurriak norabide onean doazela eta

gerra honen gatibu dago atzo estebanek

otero jauna zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz euskal talde popular ciudadanos taldearen ordezkaria larrea andrea zurea da hitza

gracias eskerrik asko larrea andrea talde mistoak ez du hitzik hartu behar elkarrekin podemos ezker anitza taldearen ordezkaria soto jauna zurea da hitza

se va a tramitar eskerrik asko eskerrik asko soto jauna zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz euskal sozialistak alonso jauna zurea da hitza

lehendakari egun on guztioi pues una vez más

nada más muchas gracias eskerrik asko alonso jauna euzko abertzaleak grajales jauna zurea da hitza

legebiltzarburu andrea lehendakari jauna legebiltzarkideok lagunok sailburuok

egun hauetan agerian geratu da euskadin energiaren prezioak industrian duen eragina ekonomiaren motorra eta gure ongizate

nolanahi ere jaurlaritza honek energia kostuengatik duen kezka

gizartearen zati bat egoera oso konplikatuan egon daitekeela eta hor ere

erakunde guztiak elkarlanean gizarte politiken alorretik atenditu beharko dira behar horiek baina nik uste dut egun debatea industriaren alorrean ematen ari dela batez ere eta orduan industria energia eskuratzeko baldintzen menpe dago eta prezioen gorakadak susperraldia eta enplegua

hori denok dakigu eta eztabaida honi aurre egiteko moduaren ondorioa izango da gure lantegiek nola egingo duten aurrera

aurrez aurre jartzen gaitu gure kontraesanekin eta gure errealitate industriala defendatuko duen estrategia energetiko bat proposatu behar da

ez dela begirale soilak izatea nahiz eta eskumenik ez edukitzea eta ez gara ezkutatuko energiaren prezioaren eraketa

han gaude madrilen negoziatzen eta han ikusiko dugu zer ateratzen den

guri dagokigu ere guri dagokigulako asko gainera industria elektrointentsiboak gure herrietan daudelako eta

ekoizleek jaso behar zuten ordainsariaz ari ote zen edo energia prezio eta kostu

ari badira zer esan nahi du orain urtebete jasotzen zutenarekin

ze guk orain urtebete jadanik esaten genuen energia fakturari

eta egiturazkoak eta ahal den tokietan eta ahal den tokietan ez nahi dugun tokietan noski hemen denak etor gaitezke esatera

baina kontuan hartu behar dugu ere marko juridikoa eta gure alderdia gobernu batean badago are gehiago

ez duzue ezer esan horregatik erabiltzaile zaurgarrien inguruko neurririk ez duzue iragarri

zuen borroka beste bat delako delako

ariete edo laguntzaile izatea y se les escapa

beraz beraz ez du balio esatea zergatan eragin behar dela ze zergatan jada eragin da ia zergarik gabe utzi da elektrizitatea eta karguak

klabea guztiok dakigu zuek dakizue eta da irabazi ilegitimoei eskua sartuko zaiela horregatik ez duzue alde bozkatuko gaur madrilen eta horregatik egiten dituzuen proposamen eta adierazpen publiko guztiak azkenean morrontza bat dagoelako batzuen

azkenean administrazio kontseiluetan alde sutsuki egiten ari zareten guztiontzat ez dagoela lekurik ere batzuentzat egongo da beti egon den bezala baina guztiontzat ez da egongo

euskal talde popular ciudadanos taldearen ordezkaria larrea andrea zurea da hitza

andrea elkarrekin podemos ezker anitza soto jauna zurea da hitza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

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamar eman dugu bozka

bertan behera geratzen da erdibideko zuzenketa jarraian euskal talde popular ciudadanos taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamar eman dugu bozka sei boto alde sesenta y seis contra beraz ez da onartu osoko zuzenketa mistoa taldearen zuzenketa bertan behera erortzen da erregelamenduko laurogeita batbiren artikuluagatik

bi mila hogeiko pobreziaren eta gizarte ezberdintasunen inkestan jasotako haur pobreziaren gaineko datuei buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda

zurea da hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko

gonzález andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal talde popular ciudadanos garrido andrea

presidente andrea sailburuak legebiltzarkideok egun on guztioi

gaiari buruzko proposamena eztabaidatzen ari gara eta

izan daiteke gainera kontuan izanik

momentuan eta pandemiaren ondorioak

gertatzen zaien kontu guztiekin guk proposamena aztertu genuenean ikusi genuen komenigarria zela zuzenketa bat aurkeztea eta

gai honi buruz eta proposatzaileak aipatu duenez aurreko legealdian ere akordio bat sinatu genuela eta uste dugu komenigarria dela eusko jaurlaritzak akordio hori lehenbailehen betetzea como decía voy a ser

eskerrik asko garrido andrea euskal sozialistak sánchez andrea zurea da hitza

sánchez andrea euzko abertzaleak juez andrea zurea da hitza

andrea sailburu andreak legebiltzarkideok jaun andreok egun on guztioi elkarrekin podemos ezker anitzako ordezkariak

eskubideen defentsan aipagarria da eta gainera

ulertuko duzu guk ere aipatzea artolazabal sailburuaren berdintasun justizia eta gizarte politika sailak egiten duen lana lan gogorra bere fruituak ematen dituena gobernu osoaren lana sail guztiena aldundiena udalena eta gainontzeko

elkarlana da sailen arteko lana askotan

atzo bertan artolazabal sailburuak adierazpen batzuk egin zituen ayer se reunió con la

lanak daukan garrantziaren beste adibide bat ezin dugu ahaztu ere arartekoaren funtzioa

tresna erabilgarria da guretzat bertan ahuleziak non dauden ikusi dezakegulako eta baita ere indarrak eta

eta programa berriak egin dezakegu bestalde

bilkuran sailburuaren erantzuna izan zen osotua sakona eta

gure erkidegoko datuak onak direla eta madrilgo zure kideek hori horrela ikusten dute beraz zuek hemen dena

ados hobeto egin behar dela ados datu batzuk ez direla onak baina

gainera familia eredu berriei egokitzen zaizkie jaurlaritzak egiten dituen programa eta hartzen dituen neurri guztiak jaurlaritzaren eta

ezberdintasunen inkestakoak dira beraz zein motatako

ha subido ligeramente en gipuzkoa y araba datuak hor daude aztertu egin behar dira ondo daudenak

ez direnak hain onak eta hor egin behar dugu lana eta hor

eta hor jarri behar dira programa berriak hala ere berriro diot gure erkidegoko egoera ongizate maila ona da laurogeita hamar koma seikoa da eta egia da familiek esfortzu handia egin behar dutela batez ere seme alabak dituzten familiak ume bat eta hezitzea zaila da esfortzu ekonomikoa behar du elikadura egokia behar duelako

hezkuntza egokia behar du ona osasuna guzti hori badakigu eta horregatik familiak ez direnean

lagundu egiten die aldundiek eta gainontzeko erakundeek eta artolazabal

baita ere eta familiak gainera batzuetan umeari babesa eta berotasuna eta maitasuna eman horiek kasu larrienak dira eta orduan aldundiak hartu hartu behar du adin txikikoa bere kargu

bai hori horrela da baina tamalez gertatzen da larrialdietarako laguntzetan hogeita zazpi koma bost milioi jarri dira azken urteotan eta kopuru honi pandemian zehar jarri diren kopuruak gehitu behar zaizkie

sánchez andreak baita ere jarri zen martxan seme alabak dituzten familiak laguntzeko

urtean hamasei milioitan handitu ziren eta bi mila hogeita batean hamabost milioitan

gobierno señora gonzález estamos reforzando el escudo social zuk eskatutako gauza batzuk egiten dira egin dira beste batzuk aztertzen daude eta gai ekonomikoez aritu zarenean ez dizugu bakarrik esan dizugu aurrekontuen negoziazioa hemendik gutxira egingo dela bi mila hogeita biko aurrekontuen negoziazioa eta hor

eta hor eskatu beharko dituzuela zuek bidezkoa edo ondo ikusten duzuena hau esanda eskertzen dizut erdibideko honetara heltzeko erraztasunak jarri izana egia da

bueltak eta bueltak eman dizkiegu eta zuk esan bezala akordioa

hori da garrantzitsua eskerrik asko eskerrik asko juez andrea eh bildu taldearen ordezkaria kortajarena andrea zurea da hitza

gaurko interpelazioa pobrezia eta desberdintasun sozialen inkestan

eta hemen juez andreak aipatu ditu datu asko baina badago bat eta da pobreziarena puntu eta erdi igo dena bi urtetan ehuneko hamaika koma zazpira iritsita datu bat

errepasatzen eta gaur hemen hitzartze batzuk entzunda

ander rodríguezek kontatu zidan erregina gorriaren hipotesiaz eta nik hemen kontatu nuen aurreko batean ezta bizirauteko bizirauteko mantentzeko organismoak etengabe aldatu behar direla proposatzen duen hipotesi ebolutiboa da erregina gorriaren hipotesi hau

gauza berdina gertatzen dela gizarte babeserako sistemekin aldatu egin behar dira moldatu egokitu bere babes gaitasuna mantentzeko eta uste dut honetatik baduela gaurko eztabaidak eta hau pobrezia eta desberdintasun sozialen inkestaren emaitzen inguruko beste erreflexio batekin lotu nahi dut

edo hori izan beharko luke eta gero errealitate horretan eragin ahal izatea hori izan beharko luke datuak ez dira argazki bat ateratzeko gure ustez politika publikoak gidatzeko ezinbesteko elementu

eta interpelazioa entzunda eta gaurko hitzartze batzuk entzunda aurretik atril honetatik ere iradokitako hausnarketa baten beharrean berresten naiz

gaurko eztabaida azken pobrezia eta desberdintasun sozialen datuak ekarri zituen mozio honen oinarrian dagoen

zehazki inkestatik ondorioztatzen diren haur pobreziaren inguruko datuen okertzea

eta kontua da horrekin zer planteatzen dugun nik horrela ulertu nuen behintzat

mozioa hemen finean kontua da politika publikoetatik eragiten saiatzen gara beste emaitza batzuk lortzeko

edo berdina egiten jarraitzen dugu gauzak aldatzeko behatzak gurutzatuz eta bitartean

hor dago bizi esperientzia oso erreala da haur eta gazte askorentzako pobrezia eta aztertu beharko ginateke

egoerei aurre egiteko helburu eta mekanismoen eraginkortasunarekin baina hortik gutxi entzun nion

gobernua sostengatzen duten taldeei ere eta

bueno entzun nuen esaten ba gaur hemen errepikatu dena eaeko datuak onak direla

hobeak direla gauza asko egiten direla inbertsioak egiten direla eta hori ez da ukatuko baina gobernu honek bere buruari helburu batzuk

eta gauza batean ados nago bai artolazabal sailburuak esandakoarekin eta bai hemen

datu hauek zerikusia dute azken urteetan gizarte babesean eta pobreziaren aurkako borrokan egin den lanarekin eta gehituko nuke egin

han pasado cuatro años bi mila hemezortziko urtarrilean urkullu lehendakariak familia eta haurtzaroaren aldeko euskal ituna aurkeztu zuen

itunak egiturazko izaera duten bi fenomenoei erantzuteko politika multzo bat artikulatzea du asmo batetik jaiotze tasa baxuei

maila baxuenetan gaudela recordak hausten eta bestetik eta hitzez hitz irakurriko dut

haur pobreziaren hazkuntza eta gero eta gehiago hazten diren desberdintasunen belaunaldien arteko transmisioa hausteko zailtasunei erantzutea

haur pobreziaren gorakada batez hitz egiten ari gara itunaren ondoren etorri zen laugarren familia plana un plan con un subtítulo para mí es muy sugerente

hirugarren bat familiak babestea zehazki seme alabak dituzten familiak ekonomikoki laguntzea eta haur pobreziaren prebentzioa

inkestaren datuen irakurketa haur pobreziaren prebentzioa fenomeno horri aurre egitea helburu izanda itun eta planak martxan egonda

erdia igo izana kezkagarria da argi dago asmo horien bueltan kokatutako politiken despliege eta egitura hartzean

huts egin duela edo esaten den horretatik ekintzetara alde bat dagoela eta horretan egon beharko luke jaurlaritza hori dena aztertzen hori dena

zuzentzen baina ba ez interpelazioan eta ez gobernua sostengatzen duten taldeen

horretan jarraitzea nahiz eta betikoak ematen dituen datuak argi izan eta nahiz eta betikoak ematen dituen datuak

planteatzen diren helburu horietatik nik uste dut hau oso kontuan hartzeko kontu bat dela ze horrelako paktuen sinesgarritasuna ere zalantzan jartzen du horrelako irakurketak egitea familia ituna eta familia plana apenas aipatu dira hemen bueno akordio batera

podemosen ekimenari zuzenketarik sartu iruditu zitzaigun elementu asko zituela batzuk oso interesgarriak beste batzuk ba bueno guk

iruditu zitzaigun aldaketa asmo horretan kokatutako ekimen bat zela eta

zaila egiten zitzaigun artikulatzea zuzenketa bat bide emango zuena erdibideko on eta biable bati ez eta horregatik erabaki genuen

gogoratzeko gobernu honek bere gain hartutako konpromiso batzuk eta tartean aipatuko dut familia itunaren lehenengo konpromisoa lehenengo konpromisoa eta azken orrian dagoen dekalogoan agertzen da

nire ustez nahiko motz geratzen dena ba nolabait politika horiek zuzentzetik gutxi duena badakit immobilismoan geratze hori aipatzen zuela

pausoak aurrera ez badira ez direla eraginkorrak edozein kasutan gaurko eztabaidak balio baldin badu alarma batzuk pizteko konpromiso batzuk gogoratzeko eta hausnarketa batzuk konpartitu ahal izateko

andrea erantzuteko txandan elkarrekin podemos ezker anitza taldearen ordezkaria gonzález andrea zurea da hitza

euskal talde popular ciudadanos taldearen ordezkaria garrido andrea bertatik eskerrik asko presidente andrea

eskerrik asko garrido andrea sánchez andrea euskal sozialistak bertatik sí

andrea laburra baino laburragoa izango naiz ze nik uste dut gaurkoan eta akordioak lortzen direnean garrantzitsua akordioa da

dena zikindu hitza erabiliko dut eta datuei buelta eman

delako lehentasuna eta horregatik heldu gara akordiora kortajarena andrea esan diguzu guk datuekin politika egiten dugula eta zer egin behar dugu ba zuek zer egiten duzue

zuen irakurketa beti jaurlaritzaren kontra egiteko kanpotik datozenak kanpoko azterlanek zer esaten dute gurean ongizate maila

txarrak ere hor daude eta hor esan dut indarra jarri behar dela eta hor neurri berriak ezarri behar direla programa berriak politika hori da

premia edo behar horiei atzo bertan gizarte politika eta gazteria batzordean zuk eskatutako agerraldi bat egon zen garcía herrero jauna bera gizarte zerbitzuen zuzendarien eta gerenteen elkarteko ordezkaria da

euskadi es destacable aipatu zituen menpekotasunaren politikak haurtzaroa zaintzeko politika aipatu zuen erresidentzien sistema bera ez da hemengoa bera ez da bizi hemen orduan zer

edukiko du berak ondo ezagutzen du hemengo sistema esan zuen gauzak hobetzeko daudela baina nota destacable esan zuen eta datu gehiago daude hemezortzi urte baino gutxiago dituzten

mutilak pobrezian erortzeko arriskua hemen gure erkidegoan ehuneko hamairukoa da

ehuneko hogeita zortzikoa datu asko daude eta berriro diot lan asko egiten da ez da beti berdina egiten eta hori

objektibotasunarengatik eskerrik asko eskerrik asko juez
andrea eh bildu taldearen ordezkaria kortajarena andrea

ni atriletik ez naiz mikrofonoaz ni ez naiz manejatzen eta nahiago dut jaitsi nik nahiago nuke

datuekin politika egitea nik esan dudana da irakurketa politikoak egin zirela kasu horretan artolazabal sailburuak gainera niri

esanda pobrezia eta inkestako datuek azterketek ez dituztela aztertu ez dutela jomugan eduki

datuetan berak horien interpretazio politiko bat egin zuela hori berak erantzun zidan niri

idatziz beraz begiratu daiteke eta nik esan dudana da

kontua da urkullu lehendakaria etorri da orain urkullu lehendakaria buru zela

nire urtebetetze egunean berak familia ituna iragarri zuen eta familia itunean bi fenomenoei

bata seme alabak izateko zailtasunari eta horrekin erkidego honek dituen

berak esan zuen gainera jaiotze tasa igotzea

eta nik kritikatu nuen hori esateagatik eta esan dut emaitzak hor daudela demografia datuak hor daude

haur pobreziari eta horrek sortzen duen desberdintasun sozialei erantzutea eta

interpelazio batez hitz egiten non berak planteatzen zuena zen haur pobrezian emandako gorakada familia ituna zuek sustatu zenuten familia hor itun horren bueltan zeuden elementu batzuk interesgarri jotzat

familia politiken inguruko eta demografiaren inguruko eztabaida monografiko bat sustatu genuen legebiltzar honetan akordio oso interesgarriak lortu genituen orduan urrutia jauna gogoratuko da eta horrela esan genuen atril honetatik tartean

diru sarrerak zituzten horientzat haurreskolen doakotasuna eta da urkullu lehendakaria ere bai eta

horretara kontua da itun horietan eta hartzen ditugun konpromiso horiekin datuak interpretatu egin behar direla

bai horretan bai itunean bai familia planean espreski haur pobrezia murriztea datuek kontrakoa erakusten dutenean coño zerbait egin beharko da ezingo dugu hona jaitsi esateko

ez eta noski gizarte politikei dagokienean eta hori hemen defendatu izan dut atril honetatik

batzuekin konparatuta elementu diferentzial izugarri bat tartean

eta horiek aurrekari izan direlako askotan eta horien atzetik etorri direlako gero politika sozial aurrerakoiak kontua da horretan ere atzean geratzen ari garela

eta nota oso ona lortzen dugu kontua da zer eboluzio daukan nota horrek horren bueltan kokatu beharko lirateke eztabaidak eta ez hemen handikeriatan eta harrokeriatan ze onak garen

familia itun horren bueltan lortu ziren akordio oso interesanteak tartean adibidez kontziliazio prestazioen azterketa sakon bat egin eta horien modifikazio bat lau urtetako epean egin duzue

berdin ordutegiak harmonizatzeko beste akordio bat egin duzue ez uste dut autokonplazentzia gutxiago eta hartzen diren konpromisoekiko zintzotasun gehiago behar dela

kortajarena andrea eztabaida amaituta bozketara jarriko dugu elkarrekin podemos ezker anitza euskal sozialistak eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko zuzenketa

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamar eman dugu bozka berrogeita hamairu boto alde hemeretzi abstentzio beraz onartuta geratu da erdibideko zuzenketa gai zerrendako laugarren puntua

aukeratzeko askatasuna defendatzeari dagokionez eztabaida eta behin betiko talde proposatzailearen txanda gil vegas jauna zurea da hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko

barkamena eskatzen isilik egoten gehiago entzuten aukeratzen denbora aprobetxatzen kantak egiten ikasten haurrengandik liburuetatik agurengandik beste kulturetatik ikasten iraganetik orainetik etorkizunetik zugandik

ikasten eta hau ez da behin ere gelditzen argazki ona egiten du berri txarrakek hala ere gehituko diot honi askotan entzun didazue esaten

gure ustez egungo hezkuntza eredua agortua dago ez baitie ikasleek dituzten beharrei erantzuten eta ez baititu herri bezala etorkizunari begira ditugun erronkei behar bezala erantzuteko balio dena den gaur egun dugun hezkuntza badela badena hezkuntza komunitateak ikasleek familiek profesionalek irakasleek langileek egiten duten

eta egiten ari diren lan ikaragarria eta nekaezinaren ondorio eta aitortu nahi dut badirela ere hainbat eta hainbat eredu eredugarri hainbat eta hainbat ekimen eredugarri espazioen antolaketa hezitzaileari dagokionean jangela osasuntsu eta ekologikoei dagokienean hezkidetza proiektuei dagokienean

familien parte hartze demokratikoari dagokionean ekologismoa

ikasleen ahotsa lehen lerroan kokatu eta euren mobilizazioak antolatzerako orduan euskalduntzearen aldeko borrokan pedagogia askatzaileei dagokionean

inguruan herri hezitzaileak komunitatean eraikitzearen inguruan eta askoz eta askoz gehiago beraz esan dezakegu ere gure hezkuntza komunitateaz harro egoteko

baina ez nuke nahi ere gaurkoan konformismoan erori eta iruditzen zait berandu baino lehen konpondu beharreko hiru arazo estruktural dituela gure hezkuntza sistemak beste askoren artean baina nik gaurkoan hiru aipatuko ditut lehenengoa izango litzateke euskalduntzean atzerakada

indikadore guztiek alarma gorriak piztu dizkigute azkena hezkuntza sailaren ebaluazio diagnostikoak esaten digu belarrondoko bat eman digu eta esaten digu gure hezkuntza sistema gaur egun ez dela gai derrigorrezko eskolaldia bukatzean

behar besteko gaitasuna transmititzeko gurean ofizialak diren

hau berandu baino lehen konpondu beharreko arazo bat bada bigarren arazo estrukturala gure sisteman errotu dena segregazioarena da gure ustez sexu segregazioa ez normatiboen segregazioa hizkuntza segregazioa eta batez ere jatorriaren eta maila sozioekonomikoaren araberako segregazioa errotua dago eva silván eta ainara villanoren azken txostenak ere horixe bera mahaigaineratzen digu eta hori dela eta iruditzen zaigu segregazioei behar bezala aurre egin behar diegula gure hezkuntza sistemak segregazioa eragiten du eta hau

hezkuntza sistema bat betikotzen ari da gurean eta gure ustez ezin dugu horrela jarraitu a las cosas hay que llamarlas por su nombre

propio ezarena ez dugu hezkuntza sistema propiorik gure hezkuntza madrilgo ministeritza batean erabaki eta arautu egiten da

loe lomce eta azkena

guztiek dute multiplo komun iguala lege organikoak direla gaur egun gure hezkuntza sistema madrilgo ministeritza batean arautu eta erabakitzen dute beraz aipatu nahiko genuke ez dugu gure hezkuntzaren gaineko eskumen esklusiborik eta gure hezkuntzaren gaineko erabaki organikoak madrilen hartzen dituzte

guzti honi diagnostiko guzti honi buelta emateko hezkuntza hitzarmenaren erronkari heltzeko unea da datozen hamarkadetarako euskal hezkuntzaren oinarriak zehaztuko dituen adostasun tinko eta zabalak lortzeko unea da aukera hori ireki dugu

aurrean dugun erronkari heltzeko prest dago eta euskal herria bildun aukera leiho hau baliatuko dugu

eta ez dugu aukera galtzen utziko hau da gure herriarekin dugun konpromisoa

eta solasaldiak serio eta sakonki egiteko asko hitz egiten ari da azken asteetan hezkuntzaz

aktualitatearen erdigunera ekartzeko hori ukaezina da baina orain zarata mediatikoaren gainetik edukien inguruan hitz egiteko momentua heldu dela iruditzen zaigu

haratago prozesua izango da eta gaur ere

ikasleen sindikatuen profesionalen adituen

ponentzia horretan entzuten direla ziurtatzeko hezkuntza hitzarmena ponentzia hezkuntza komunitate guztiarekin batera ikaslea erdigunean kokatzeko

ardatz izateko euskal hezkuntza sistema biziberritu behar dugu eta gure eredua finlandiara danimarkara portugalera edota kubara begira jarri beharko genuke lagun batek asteburuko gaur zortzi aldizkarian idatzitakoa hona ekarriz

elkarlanean sendatzen dira helburu komunen aldeko ahalegin zintzoan bakoitzari eta hau ere inportantea da erosoen zaion lekutik badago zertan ekin beraz eman diezaiogun aukera bat eztabaidari elkarrekin

elkarrekin aspaldi urteetan sortu diren korapiloak identifikatzen eta askatzen ahalegintzen adostasunak eraikitzen nik zuek haiek eta azken finean guk hezkuntza hitzarmenaren bidea

eman dezagun euskal hezkuntzaren alde dugun onena ziur nago borondate zintzoa badugula zeinen ederra izango den

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria arrizabalaga andrea zurea da hitza

andrea sailburu egun on legebiltzarkideok egun on denoi esan bezala gaur popular ciudadanos taldeko legebiltzarkideak aurkeztua

defendatzeari buruz eztabaidatzea zen asmoa eta

urriaren bateko kontrol bilkuran interpelazioari

bildarratz sailburuak esandakoaren gauza ezberdinik ez nire taldeak behintzat gaur ez du esango nik uste dut gaur eztabaidak beste norabide bat hartu duela hezkuntza gure etorkizuneko

eusko jaurlaritza honek bere agenda legegilean euskadin hezkuntza lege berri bat onartzea du helburu eta hezkuntza lege berri bat

zergatik etorkizuneko gure hezkuntza sistemak izango dituen erronkei erantzun egokiena eman ahal izateko hau behar beharrezkoa da eta

honetarako jaurlaritzaren partetik proposatzen dena ez da berria zuretzako

osatzen dugun talde guztientzako gure helburua akordio zabal bat lortzea da hurrengo hogeita hamar urteetan euskal hezkuntzak zer izan behar duen definitzeari buruzkoa eta hau guztion lana izan behar du

eragile politiko garen heinean akordio horri lantzeko espazioak sortzea bultzatzea eta horretara etorri gara gaur hemen gizarteari sor diogu hezkuntza komunitateari sor diogu eta baita inplikatuta dauden gizarte eragile guztiei ya lo dijo el consejero

izan beharko dugu hezkuntzaren arloan adituak diren pertsonen ekarpenak

ikaslea ardatz izanik eta familiak eta irakasleak ikasleak gidatzeko eta haiei laguntzeko gai diren entitateak diren aldetik

eskola antolaketa berri bat eratzea ahalbidetuko digun espazioa eratzea

ezarriko duena euskal hezkuntza sistema osoarentzat hezkuntzak behar beharrezkoa du ebaluazioa hobekuntza egokitzapena europan erreferente izan nahi badugu eta nik uste dut hori dela gu guztion helburua eta gure hezkuntza sistemak barneratzen dituen hainbat esparru ezberdinen artean hizkuntza ereduarena ere badago baina hainbat eta hainbat eztabaidatu beharko ditugu

zuk aurkeztutako ekimenaren helburu nagusia da honen inguruan bi ideia bi

ez garela zerotik hasten hezkuntza komunitatearen eta euskal erakundeen azken hirurogei urteetako ibilbideari jarraituz esan dezakegu euskal hezkuntzak zeregin eraldatzailea bete duela bereziki euskalduntzeari eta gizarteratze politikei

eta hau ere bai berri txarrakek esaten du gezur bat behin eta berriro errepikatzeak ez du

gil jauna arrazoia duzu zuk ere bai esaten duzulako aplika ezazu zeure buruari euskal hezkuntza sisteman familien hezkuntza ereduaren aukeraketan eta hizkuntza ereduaren aukeraketan askatasuna bermatzen dira

euskara da haren ardatza bai baina bi hizkuntza

egituratuta dago gizarte kohesiorako giltzarria da baita ere herritarrak bi hizkuntza ofizialetan komunikatzeko gai izan daitezen bermatzeko

gurasoek eskubidea dute beraien hizkuntza eredua aukeratzeko behin eta berriro esango dugu talde honen izenean legeak horrela ezartzen du eta

aukeratzeko eskubidea baliatzen dute eta praktikan gustatu ala ez gustatu gil jaunari

hautatzen dituzte eta askatasun osoz aukeratzen dituzte gainera ere eta gainera familia horiek ikasketak amaitzen dituztenean

es que eztabaida berbera apirilean urte honetako apirilean esan genuen eta berdina esan zitzaizun

familiek askatasun osoz horrela aukeratuta señor

eta zure jatorrizko ekimenean eskatzen den bezala hirugarren puntuan uste dut ikastetxeen inguruan itunpekoak edo

izan sare biak indartuko dira gil jauna lasai egon horregatik gure ustetan ezin baitugu euskal hezkuntza sistema ulertu bata

biak oso inportanteak eta funtsezkoak dira gure euskal hezkuntza sistemarentzako

eta hausnartzeko ponentzia bat eratzea onartuko dugu eta bertan egoera

jarrera aldaketa bat proposatu zizun interpelazioan gure taldeak berdina eskatzen dizu behin ere euskal familien errealitatea zein den

azaldutako beharrizanak barneratu hurrengoko hilabeteetan biziko dugun prozesua begirada zintzoaz eta egokiaz jardun ahal izateko

irekitzea horretara etorri gara gaur hemen euskal komunitatearen premiekin bat datorren eta denboran iraungo duen adostasun eta egonkortasun sistema bat pixkanaka eta modu egingarrian eratzeko gizarteak oro har eta inplikatutako gizarte eragileek bereziki adostasun zabala eskatzen digute hezkuntzaren esparruan eta guk erantzuna eman behar diegu

horregatik gaurkoan gure taldeak talde sozialistak eta euskal herria bilduk aurkezturiko zuzenketa hezkuntza batzordearen esparruan ponentzia bat eratzea etorkizuneko euskal hezkuntza sistemari buruzko adostasun zabala lortzeko oinarriak zehaztu ahal izateko

aditu guztiek hezkuntza komunitatearen parte diren guztiek

eta hausnarketak ekarri ahalko dituzte eskerrak eman nahi dizkiot bai talde sozialistari eta baita euskal herria bilduri

egokiena zela prozedura guztia abiarazi ahal izateko eta gonbitea egiten diot elkarrekin podemosi gero entzungo dugu bere hitzaldia

onartu edo babestu dezan eta baita ere gil jaunari porque esto no es cuestión de preferencias hau ondo egitea guztion ardura da eta gainera

este proceso gure herriaren etorkizunak merezi du kontuan izan mesedez eskerrik asko eskerrik asko

elkarrekin podemos ezker anitza martínez zatón jauna zurea da hitza

gure jarrera aurkeztu nahi dugu baina gure hitzaldia bi zatitan zatituko dut lehenago pp ciudadanos aurkeztutako ekimenari buruz eta gero pnv pse eta eh bilduren

buruz gaurko ekimenean eztabaida faltsu batean oinarritzen da talde proposatzaileak nahiz eta gaurko honetan

sartu diren baina zehaztapen konkretu horietan ere faltsuak ikusten ditugu gure ikuspuntutik

lehentasunak legegintza honetan behintzat seguraski izango dugun

baterako hezkuntza sistemaren eraldaketarako proposamenak pp eta

hezkuntza murriztea alde batetik eta bigarrenez itunpekoen sarea indartzea

jatorrizko ekimenaren kontra bozkatuko dugu ezin dugu babestu

publikofobia hizkuntza batek ezin du bere kabuz hezkuntza sistemaren baitan dauden

erantzukizuna izan hitz egin behar da euskararen garapena nola egiten den bai nola egiten den euskararen erabilpena bai nola gauzatzen dugun euskararen hedapena gizarte osoan eta hezkuntza sistema bai hitz egin behar dugu eztabaida dezakegu baina inolako estigmatizaziorik gabe habla

pnv eta pse eta eh bilduren erdibidekoa ponentzia sortzeko sinatu duzue egiari zor

zigutela eskaini dutela ere sinadura eta erdibideko horretan egotea lehen hitz egin dut koherentzia eta erantzukizunaren kontzeptuaz eta kontzeptu horiengatik ez dugu sinatu baina bai babestuko dugu hezkuntza lege berri bat behar dugu

ez dugu eztabaida ukatuko hezkuntza sistemaren egoera aztertzeko eta dauzkagun erronkak eta horiek handitzeko proposamenak egiteko ponentzia bat behar dugu

ez dugu eztabaida ukatuko horrexegatik babestuko dugu erdibideko hau ez dugu sinatu orain arte

ez arautu pribatu era pribatuan

esan dugu aldi berean momentu berean eh bilduren proposamena ere bai aurkeztea esan genuen eta esaten dugu gaurko honetan

hori ez dakigu berriro diot zilegia da zilegia da noski baina akordio zabal bat lortzeko

zintzotasunez eta leialtasunez egin behar dira guztion artean edo behintzat era zabal batean edo zabalago batean

hezkuntza sistema publiko demokratiko euskaldun berdintzaile parte hartzaile eta berritzaile bat oinarri bezala hartzen duen berri batean muina bizkarrezurra eskola publikoa izan behar da titulartasun publikoko eskola publikoa no negamos

públicos azkenik azken egunotan azken asteetan eztabaida polarizatu

ikusteko aukera izan dugu guztiok segur aski gaizki dago nik hau esatea

eta neuronak eta pentsamendu kolektibo gehiago eskaintzen eta behar du apriorismo gutxiagorekin ados arrese jauna euskaldunen arteko mailaketak egin gabe

alternatibak adosteko eta beti eskola publiko sendo bat eraikitzeko eskerrik asko

erantzunen txandara pasatuz gil jauna zurea da hitza

eskerrik asko gil jauna euskal sozialistak pastor jaunak ez du hitza hartu behar arrese eh bildu taldearen ordezkaria zurea da hitza bertatik

prozesu honi dagokionean ponentzia honi dagokionean bai aipatu nahiko nuke guretzako etorri daitekeen lege bat baino lege berri bat baino

ponentzia honetako prozesua iruditzen zaigu presa barik prozesu deliberatibo bat eraman behar dugula aurrera hezkuntza hitzarmena lortzeko ponentzia honetan helburu izanik ahalik eta handienak lortzea esan dudan bezala presarik gabe eta beldur barik gainera herri honetan esperientzia daukagu non eta hezkuntzan eta baditugu jada azken hamarraldietan eraikitako kontsentsu ezberdinak hizkuntzaren inguruan kontsentsuak baditugu

ekarri beharko genituzke aurten hamabost urte betetzen dira oinarrizko hezkuntza akordioa definitu zela herri honetan hori ere badugu orube bat markatu zuen

euskal herriari begirako hezkuntza proposamen bat egin du eta guzti horiek aintzat hartuta ponentzia honi ekiteko unea badela iruditzen zaigu esan dudana

iruditzen zait alderdi guztiok utziko ditugula atzean gauzak eztabaidatuko dugu iritzi ezberdinak jasoko ditugu eta ikusiko dugu horren emaitza eta bukatzeko besterik gabe eskerrak eman nahi dizkiot euzko alderdi jeltzaleko ordezkariari zuzenketa hau adosteko izan duen borondateagatik baita alderdi sozialistako kideari ere

zuzenketa erdibideko hau babesteagatik eskerrik asko eskerrik asko

andrea zure baimenarekin eskainutik hitz egingo dut pare bat kontu

bakarra ba ikusiko dugu baina hemen behintzat gure taldeak euzko alderdi jeltzaleak inolako konplexurik eta ez dauka inolako marra gorririk akordioetara heltzeko hori da helburua eta horretarako dator prozesu guzti hau

el ambiente eskerrik asko denoi eskerrik asko arrizabalaga andrea elkarrekin podemos ezker anitza martínez zaton zurea da hitza

bueno orain arrizabalaga andreak esan du ez dakit nik uste dut nahiko argi geratu dela lehenengo esku hartzean baiezkoa emango geniola ekimenari

ezin dugu eskola publikoa ardatz bezala ez duen lege bat onartu hori izango da gure proposamen nagusi bat baina ez bakarra eta horretarako

eskerrik asko martínez zatón jauna eztabaida amaituta bozketara jarriko dugu gil vegas jaunaren mozioaren jatorrizko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

hirurogeita sei boto alde sei abstentzio beraz onartuta geratu da osoko zuzenketa

espainiako gobernuaren ikus entzunezko komunikazioari buruzko lege orokorraren proiektua hizkuntza eta kultur aniztasunaren aurkakoa izatearen inguruan eztabaida eta behin betiko

talde proposatzailearen txanda eh bildu taldearen ordezkaria den agirre andreak dauka hitza

eta hasi baino lehen agur bero bat hor goian dagoen

en uruguay herri bat garelako besarkada bero bat andrea bueno ba momentu batzuetan zirt edo zart egitea erabaki behar izaten da

momentu horietako bat da zirt edo zart egin behar dugu

geure ikus entzunezko sektorea bera ere galdu gura ez baditugu paradigma aldaketa bete betean gaude eta oraindik ez dira ez bostg ezta seig ere zabaldu pentsa pentsa zer etorriko den gero netflix youtube facebook amazon googlek agintzen dute orain

gure eitb geure zinema gure ikus entzunezkoak zer dira geure gazteek eta ez hain gazteak garenok beste era batera kontsumitzen dugu dagoen eskaintzak gainetik egiten digu

zabalagoa da eta orain esate baterako hego koreako serie bat dago modan haren mundu ikuskeratik eginda hango balioekin eta

eta orain izan behar da zirt egitea

betiko lege betiko morrontza betiko egiteko moduekin aurre egitea

babestuko gaituzten neurriak ezarri egiturak moldatu zirt edo zart beraz espainiako gobernua baina zirt egiten ari da eta gu bere menpe gaude tramitatzera doan ikus entzunezko legea lege organikoa izango da eta horren menpe egongo gara psoe podemosen gobernuak ikus entzunezko komunikazioari buruzko lege orokorraren lege proiektua landu du bi mila hemezortzi barra ehun eta laurogei ikus entzunezko komunikazio zerbitzuen europako zuzentarau berriaren

derrigortuta egon delako eta gainera urtebeteko atzerapenaz egin du epea gaindituta lege proiektu hori baina lege garapen bat baino gehiago transposizio soil eta sinple bat da gainera zentralista da kontserbadorea eta merkantilista ere bai

jakinekoa da espainiako botere mediatikoa botere ekonomiko eta politikoaren menpekoagoa dela

beste herrialde batzuetakoa baino eta horren erakusle ere da lege hau zirt egiten ari da espainiako gobernua ikus entzunezkoen merkatuaren interesa gailendu egingo zaiolako funtzio sozialari eta ez hori bakarrik arriskuan jarriko duelako

aipatu egiten da legean bai baina aniztasun hori hitzezkoa baino ez da ez baita kultura edo hizkuntza betebeharrik zehazten

gaztelania ez den beste hizkuntzetarako eta ez du tarterik uzten esaterako autonomia erkidegoek plataformetan esku har dezaten esaterako estatu frantsesean

hogei gutxienez zuzendu beharko dute europako edo frantziako produkzioetara italian ehuneko hamabi koma bost eta espainian berriz ehuneko bostekoa baino ez da izango kopuru hori eta ehuneko bost horren barruan espainera ez diren estatuko beste hizkuntza koofizialak

katalana euskara eta galegoa ere sartzen dira hori bai portzentairik zehaztu barik ez da asko pentsatu behar

euskarara zenbat zuzenduta egongo den jakiteko hortaz esate baterako populazioaren araberakoa balitz banaketa hori

estatuko populazioaren osotik ehuneko berrogeita bata garelako

gutxituetako populazioa kataluniako ikus entzunezko kontseilua

berrogeita hamarekoa izan behar dela defendatzen du baina tira esan bezala espainiako gobernua prestatzen ari den legeak plataformei ehuneko bosteko inbertsioa baino ez die eskatuko eta horren atzean gainera oso arrazoi sinplea dago madrilera

ikus entzunezko plataformen enpresa handi horien egoitzak eta horretarako obligaziorik txikienak eta erraztasun handienak eskainiko dizkie eta legez eskaini ere hori da lege hori zirt

enpresentzako araurik gabeko paradisu bihurtu nahi dute madril edozein preziotan eta hizkuntza aniztasuna bazterrean utzita bada ere izan ere entertainment and media outlook bi mila hogei bi mila hogeita lauko txostenaren arabera

ikus entzunezko sektorea munduan ehuneko bi koma zortzi haztea itxaroten da eta espainiako estatuan oraindik gehiago ehuneko hiru koma hiru

hazkundea hain zuzen zer esanik ez ordainpeko

aukerak datozen eta batzuk horretan ari diren bitartean zertan ari da jaurlaritza zeozer egiten ari da zupiria jauna gure ikus entzunezko enpresak erakargarri egiteko hori ere beste

lege horrek eskumenen esparrua ere urratu egiten du lehengoan kultura sailburuak zupiria jaunak ere geuk interpelatu genuenean

madrilen prestatzen ari diren lege horren inguruan izan ere lege berriak ikus entzunezko komunikabide publikoen gobernantza organo eta kudeaketaren arloa urratzen du erkidego autonomoen eskumena baita hori

ez zitzaiola bidezkoa iruditzen mila bederatziehun eta laurogeita bitik abian den telebista publikoaren gobernantza eredua hankaz gora jarri dezakeen

sortzea berrogei urte beranduago lege orokor baten bitartez europako direktiba baten aitzakiaz eta ondo guk oso ondo deritzogu horri sailburuak geureak diren eskumenak zaintzea zalantza barik ezin ditugu madrilen esku utzi baina hori bai puntualizazio txikitxo bat ezin delako ukatu ere berrogei urteren ostean

demokratikoagoa egiteko berezko ditugun eskumenak erabilita gainera baina hala eta guztiz ere hori ez da madrilen prestatzen ari diren legearen txarrena txarrena da lege horren arabera autonomia erkidegoek ezin izango dituztela ikus entzunezko plataformak kontrolatu dena estatuaren esku uzten da cnmcren comisión nacional del mercado de la competenciaren esku hain zuzen ere

kontrol organo horrek historikoki ez duela bere lana bete izan errekurtso faltarengatik hamaika hau da hamar gehi bat langile baino ez ditu denari jarraipena egiteko zer esanik ez

jarraipena egin behar badie europa mailan ez da inondik inora erreferente

hirurogeita hamazazpi bat langile dituzte kataluniarako bakarrik eta hori bai dela erreferentea europan hala ere hala ere panorama hau horrela izanda ere espainiak erabakiko du

horretarako eskumenak izan anomalia batean biziko ez bagina madrilen ikus entzunezko legea egiten ari diren bitartean hemen paraleloan geurea egiten egon beharko genuke geure ikus entzunezko esparrua defendatzeko izan ere estatuko legeak ez ditu jasotzen europako zuzentarauak eskatzen dituen hainbat arlo

zelan defendatuko gara gai gara europak eskatu bezala ikus entzunezkoetan

edo gorroto diskurtsoak debekatzeko gai gara

promozionatu eta babesteko gai gara bideo plataformak arautzeko gai gara erakunde arautzaile independenteak sortzeko hau da

batzuk ez ditugula baina egia da ere geureak direnak ere ez ditugula erabiltzen eta berandu gabiltza berriro diot berandu oso berandu

urrats bat eman behar dugu eta tramitera onartuta hemen hemen eztabaidatu egin ditzagun gure lanak europak egin zituen bereak bi mila hemezortzian espainiako gobernuak ez ditu egin oraindik urtebeteko atzerapena dakar eta aurreikusten denez ez du

kultur aniztasunetik ere guk geuk geure legea behar dugu

egokitua premiazkoa da ikus entzunezko sektorea

legedia aurrerakoia europan estatuan baina baita bizkaia araba eta gipuzkoan ere enpresen logika gailentzen bada jai daukagu gailenduko diren enpresak mundu mailako enpresak izango direlako eta inondik inora ez geure ikus entzunezko sektorea

ez badaukagu euskara ez da bermatuta egongo ikus entzunezkoetan

izango da guk hemen zart egin behar dugu

akordioa hau bezalako kontu garrantzitsuetan herri ikuskerarekin jokatu behar dugulako

bizi dugun unea erabakiorra delako orain da momentua espainiako gobernuak aldatu egin behar du ikus entzunezko komunikazioari buruzko lege orokorraren proiektua ez dezan gure eskumen esparrua urratu espainiako gobernuak aldatu egin behar du ere bere lege proiektua kultura eta hizkuntza aniztasuna bermatuta

babestuta egon gaitezen kopenhageko irizpideak betez bermatuta egon behar da europako

euskara ere hor egotea hori da gaur hemen adostu duguna eta oso garrantzitsua da orain arte ezagutu bako iraultza

elkarrekin egin behar diegu aurre gura nahi ez

indarrak batu behar ditugu herri erronka horren aurrean gaurkoa bezalako akordioak behar ditugu

guzti hauetan eta egiteko handia du oraindik ere baina berak bakarrik ezin du gure ume eta gazteek ikus entzunezkoetan ematen dute egunaren zati handi bat euren aisialdiaren zatirik handiena ikus entzunezkoen bidez jasotzen dituzte balio batzuk jasotzen dute kultura jasotzen dute hizkuntza baina ez dira geureak gaur egun orain geure hizkuntza geure kultura momentu kritiko batean daude eta indarrak batzen ez baditugu ez dugu

herri bezala biziraun nahi badugu ikus entzunezko esparru sendoa eta ondo arautua behar dugu ezin dugu astirik galdu

gure ardura da herri bezala jokatzea zintzotasunez geure onena emateko

eskerrik asko agirre andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos ezker anitza taldearen ordezkaria angulo jauna

eskerrik asko mahaiburu andrea legebiltzarkideok

angulo jauna euskal sozialistak alonso jauna zurea da hitza

andrea sailburu eguerdi on guztioi señora

ez dut berriro azpimarratu nahi euskal sozialistek euskararen babesarekiko duten konpromisoa behin eta mila aldiz entzun didazue

garbi utzi genuen zer garrantzitsua den gure ondarea zaintzea beste alde batetik ikus entzunezko komunikazioari buruzko lege orokorraren aurreproiektua azterketa eta lanketa prozesuan dago oraindik ez da ministroen kontseilura eraman ahalik eta erredakziorik onena aztertu nahi dutelako baina gero kontseilutik pasa eta gero bere ibilbide parlamentarioa izango du ere beraz zure taldeak aukera galanta izango du halaber zuzenketak aurkezteko

hori da momentu honetako foru egokiena landu dezagun talde guztien artean adostasunik zabalena lortzea ahalbidetuko duen idazkera lortu arte

sortutako plataforma digitalek panorama berri bat utzi digute orain arte guztiz ezezaguna zitzaiguna orain edonon

ia edozein tokitan gaudela ia edozein gailuren bitartez

kontsumoa askoz bat batekoagoa bihurtua askoz azkarragoa erosoagoa baita ere malguagoa eta hori ona edo txarra da

azterketa hori egiteko gaur hemen eskatzen zaiguna da hizkuntza eta kultura aniztasunaren ikuspegitik egitea ba tira horretara goaz

baditu alde batetik abantailak bai aukera handiagoak eta anitzagoak izango ditugu gure hizkuntzan sortutako edukiak eta gure kultura oinarri dituzten produkzioak mundura zabaltzeko hori aukera bat da baina baditu ere arriskuak gure herrian bertan gure hizkuntzan egindako produkzioak eta gure kultura oinarri duten edukiak

eta aukera gehiago izanda hemen hemengo jendeak beste

gutxiagotan joko dute euskaraz egindako edukietara orduan zer da ona edo txarra errealitatea da

oso garrantzitsua den beste gai bat eta hori bai hasierako ekimenean agertzen zena da hizkuntza eta kultura dibertsitateari dibertsitateari nola eragin diezaiokeen

etorkizunean emango den lege horrek eta ezagutu dugun aurreproiektuan bermatu egiten da gutxiengo ehuneko finko bat

baina hori ez da gertatzen beste hizkuntza ofizialekin esate baterako euskararekin zergatik gertatzen da hori ez al du merezi euskarak gutxienez

babes maila bera jakinda gainera euskara hizkuntza gutxitua dela eta

babes berezi bat merezi dutela eta behar dutela haien

hori ez da gertatzen eta guk hemen eskatu nahi dugu errespetu hori eta errespetu hori eskatzen duguna

lehenik eta behin beharrezkoa da araudiak horrela ezartzen duelako nazioarteko araudiak europar batasuneko araudiak eta baita ere nazioarteko itunek horrela

ez dauka garrantzia gutxiagorik elkarbizitzarako

uste dugu gure hizkuntzari eta gure nortasunari ere errespetu bat zor zaiola eta errespetu hori ez da soilik hitzekin egiten

bide hori guztia egin dezagun guztiok batera eta uste dut ez dela hasiera txarra bide hori egiteko gaur hemen lortu dugun akordioa besterik gabe

euskal talde popular ciudadanos taldearen ordezkaria gordillo jauna zurea da hitza

eskerrik asko gordillo jauna erantzunen txandara pasatuz agirre andrea zurea da hitza

eskerrik asko mahaiburu andrea ni ere positiboa izan nahi dut orduan lehenengo eta behin eskerrik asko angulo jauna zure jarrera onagatik eta badakit zuontzako ez dela

zuen jarrera onarengatik egindako ahaleginagatik uste dut momentuak eskatzen duela

unerik eta kritikoena ari baita bizitzen eta guk ez daukagu tresnarik hori iraultzeko eta ez horretarako bakarrik nahiz eta zuri ere zalantzak sortu horrek geure gazteak gure gizartea balioetan hezi nahi ditugu berdintasunean pluraltasunean

enpresen merkatu interesen menpe edo esku utzi nahi madrileko ikus entzunezko lege horren menpe gaude ordea

aldaketak egin ezean ez du balio ez ikus entzunezkoen funtzio soziala

hizkuntza eta kultura aniztasuna funtzio soziala ere oso inportantea da eta gainera lege hori hemen ondo azaldu den bezala bere eskumen esparruarekin nahikoa

madrileko gobernuak aintzakotzat hartu behar du legebiltzar honek gaur eskatu diona

lege propioa behar dugula uste dugu badaukagu horretarako eskumena

baliabideak baditugu erabil ditzagun eta

hurrengo urrats batean hori egitea madrilekoak jarrai dezala beren bidea baina egin dezagun guk geuk ere bai ikus entzunezko kontseilu hori

beren zeregina izango litzateke hain zuzen ere ikus entzunezko lege bat sortzea eta ederra izango litzateke ere adostasunez sortzea herri bezala herriko euskararekin sortzea

gure balioak gure kultura gure hizkuntzak babestu ditzan eta egin ditzan egin dezan hori geuretik

beraz ekin diezaiogun lanari antxustegi jaunak esan duen bezala ona

uste dut batu ditzagun indarrak uste dugu herri txikiegia garela banatuta eta bakoitza bere aldetik ibiltzeko

eskerrik asko agirre andrea elkarrekin podemosek hitza ez du hartu behar euskal sozialistak alonsok ez du hitzik hartu behar euzko abertzaleak zurea da hitza

hitza eskerrik asko legebiltzarburu andrea pare bat gauza bakarrik argitzeko bueno lehenik eta behin
agirre andreari aitortu behar diot bere lehenengo parte hartzeak nolabait pixka bat galduta utzi nauela zeren nik uste nuen hona etortzen ginela gaur edo gaurko eztabaidagaia zela

ikus entzunezkoari buruzko legea edo momentu honetan oraindik lege aurreproiektua dena eta bueno hona etorri zara pixka bat eitbko gobernantza

edo baita ere zure lege proposamen hori berriro ere hemen eztabaidagai jartzera ikus entzunezkoari buruzko kontseilua sortzekoa

eta batez ere poztasuna erakusteko lortu dugun akordio on

izango dugu beste horri buruz eztabaidatzeko aukera eta eztabaida sakona edo bortitzagoa

besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko díez jauna euskal talde popular ciudadanos taldearen ordezkaria gordillo jauna zurea da hitza

bozketara jarriko dugu eh bildu elkarrekin podemos ezker anitza euskal sozialistak eta euzko abertzaleek sinatu duten erdibideko zuzenketa

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita bederatzi eman dugu bozka

gai zerrendako seigarren puntua euskal talde popularra ciudadanos talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena gazteen banda antolatu eta bortitzen aurka borrokatzeko ertzaintzan

espezifiko bat sortzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda euskal talde popular ciudadanos taldearen ordezkaria den

eskerrik asko gordillo jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos ezker anitza taldearen ordezkaria martínez jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea lehendakari lehenengo lehendakariordea eta segurtasun sailburua legebiltzarkideok
arratsalde on bueno guk aurkeztu dugun zuzenketak

eusko legebiltzarrak eusko jaurlaritzari eskatzen dio jarrai dezala ertzaintzari

efizienteak delitu errealitate desberdinei eta euskadin gerta daitezkeen delitu errealitate eta delitu fenomeno berriei erantzun ahal izateko eusko legebiltzarrak eusko jaurlaritzari eskatzen dio polizia kidego

eficaz pp ciudadanos taldeak proposatzen deuzkuna da unitate berri bat sortzea eta guk ez dugu uste unitate espezifiko bat

kasu honetan unitate espezifiko bat gazte banden aurka borrokatzeko ez dugu uste egokia denik delinkuentzia mota bakoitzeko unitate espezifiko bat

indarkeriazko gazteen banden problematika hori eta erantzun integrala

ertzaintzako zerbitzu eta unitate guztietatik eta hau oso inportantea da

eragileentzat akademiako hasierako etapan eguneratze jardunaldietan eta beste batzuetan beraz etengabeko prestakuntza eremu horretan agerikoa denez sakontzen eta lantzen jarraitu behar da creemos

a que continúen con esta línea de trabajo eskerrik asko eskerrik asko atutxa jauna eh bildu taldearen ordezkaria arzuaga jauna zurea da hitza

bai eskerrik asko legebiltzarburu andrea arratsalde on denori

hartzen du banda bortitz antolatu hauen existentzia eta jarduna

ondorioak eta aprobetxatuko nuke ezer baino lehen bere biktima guztiei

helburutzat hartzen dituzten biktima hauek euren jatorriagatik euren

pertenentzia edo euren orientazio edo euren identitate sexualagatik erasotzen dituzte edo inolako arrazoirik gabe

guztiz arbitrarioa eta guztiz indiskriminatua delako askotan euren biktimaz gain delitu egileek ere

etortzen dira bazterkeria sozialetik prozesu migratorio oso gogorretatik droga osasun

segregaziotik beste osagai batzuekin nahastuta autoerreferentzialitate arriskutsua taldeari atxikimendu itsua liderrarekiko menpekotasuna identitate kolektibo suntsigarria ba guzti honek nolabait kezkagarria osatzen du fenomeno honek fenomeno konplexua irtenbide konplexuak merezi dituena baina horren aurrean

topatzen dugu gaur hemen unitate bat bai unitate berezitu bat ez biktima zuzenez gain badago beste biktima bat edo beste ondorio bat horrelako erasoek sortarazten dutena eta da

fenomeno ezezaguna da oso bortitza ulertezina taldean eragindako eraso hauek indarkeria handiagoa ahalbidetzen dute eta delituari zigorgabetasun handiagoa gainera ematen diote

baita ere kudeaketa sentsazionalista arduragabea eta komunikabideen aldetik politiko sindikal batzuetatik ere eragiten da gainera kolektibo zehatz bat

guzti honek eragiten du beldurra zabaltzea beldurra

biderkatzea segurtasun pertzepzioa galtzea herritarrengan

ezin dugu onartu beldurrapean edo beldurraren eraginpean bizitzea así pues enfrentamos un fenómeno complejo que

hay una desorganización interna terrible sindikatuko kide honek esaten du lau banda oso oso arriskutsu eta bortitz

delitu txikiagoak eta ez horren bortitzak betetzen dituena

horrek bai adierazten du nolabait gorputza ezagutzen duen baten partetik ia iradokitzen duela

ba hau horrela izanik ez dela ezer egiten ez dagoela borondaterik

ertzaintzak muzin egiten duela eta ez daukala borondaterik

ez badago borondaterik unitate bat sortuko balitz orduan bai borondatea legoke tekniko espezialista polizial aditu horiek nolabait jarduteko

ez dut uste unitate bat sortzea proposamen serioa denik ez dut uste horren konplexua den arazo bati erantzun horren sinplea ezertan laguntzen duenik xisteratik untxi bat

eta kontua ez dut uste unitaterik bai ala ez denik baizik eta bide poliziala

erantzun bakarra egitura polizialetik edo errekurtso polizialetatik eman behar den erantzun bakarra edo beste sektore batzuetatik edo beste departamentu batzuetatik erantzun hori eman behar den edo ez gobernuak

ekimen bat ba jarrai dezala orain arteko antolaketa egiturarekin eta

bakarrik unitaterik baizik eta bestelako neurririk ere aintzat hartzen edo ez da beharrezkoa eta pentsatzen dut autokonplazentzia ikuspegi batetik egiten dela hau planteamendua izan ere poliziak bere lana egin behar du hori nik ez dut kenduko

edozein ertzain eta udaltzain eduki behar du formakuntza nahiko fenomeno honi aurre egiteko detektatzeko ikertzeko jazartzeko baina prebentziotik eta sailen arteko

irtenbidea bilatu behar dela gogoeta egin beharko genuke zer egin daitekeen hezkuntzatik zerbitzu sozialetatik osasungintzatik

lanerako trebakuntzatik eta enplegu aukerak eskaintzetik justiziatik justiziatik horrelako fenomeno aurre egiteko kezkatzen nau ekartzen duzuen proposamena polizia kidegoen lankidetza lankidetza proposatzen duzuelako

zeintzuk diren kidego horiek ea planteatzen ari zareten euskal poliziaren kidegoen arteko

lankidetza edo pasa den astean komentatzen genuen bezala mehatxutzat

lankidetza egitea planteatzen ote duzuen eta

lankidetza edo eskumenen limite hertsietara

eramatea edo txokoratzea esaten dudan moduan gaurko ekimena

zuzenketarik aurkeztu ezezkoan gaudelako izan ere pentsatzen dugu

ez dela arazo honi proposatu behar zaion irtenbidea eta erantzuna esaten dudan moduan

izango da besterik ez eskerrik asko arzuaga jauna erantzunen txandara pasatuz euskal talde popular ciudadanos taldearen ordezkaria gordillo jauna zurea da hitza

eskerrik asko gordillo jauna elkarrekin podemos ezker anitza martínez jauna zurea da hitza

eskerrik asko atutxa jauna eh bildu taldearen ordezkaria arzuaga jauna

kontutan hartzen bada gazte justiziaren bostgarren plana bi mila hogei bi mila hogeita lau neurri alternatiboz hitz egiten du

berreziketa neurriak errehabilitazio neurriak terapiak barne baina onartzen du eta agian hemen dago arazoa neurri berri horiek aplikatzea askotan ez da

azpiegitura material eta tekniko egoki eta modernorik eta langile kualifikaturik ez dagoelako errekurtso arazo bat berriro ere

ze galdera zuzen bat egiten nizun eta seguramente beste gogoeta baterako balioko digu eta da zuek planteatzen duzue lankidetza beste gorputz

euskal polizien artean udaltzaingoa eta ertzaintzaren artean edo beste gorputz polizial horiek diren estatuko segurtasun indarrak

eragiten dit badakit egun hauetan hemen araban guardia zibilak

eredu hori zuek mahai gainean ipintzen duzuena den ea hori den zuek balioan ipintzen duzuen ea zuek bazenekiten hori operatiboa egin behar zutela ea gure lurraldean

operatibo hori praktika on bat bezala kontsideratzen duzuen beste era batera esanda

eskerrik asko eskerrik asko arzuaga jauna eztabaida

taldearen legez besteko proposamenaren jatorrizko testua

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita zortzi eman dugu bozka

beraz ez da onartu jarraian elkarrekin podemos ezker anitza taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu

ez da onartu azkenik euskal sozialistak euzko abertzaleak aurkeztutako

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita zortzi eman dugu bozka